egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diot gogoratzen dizuet estibaliz larrauri legebiltzarkideak botoa bere taldeko bozeramailean

eta hirugarren puntua gai zerrendako hirugarren puntua beste baterako utzi dela gai zerrendako lehenengo puntua eh bildu talde parlamentarioak egindako lege proposamena ikus entzunezkoen euskal kontseilua eratzeko aintzat hartzeari buruzko eztabaida eta behin betiko ebazpena

besterik gabe eztabaidari ekingo diogu aldeko txandan

baita beste norbaitek ez beraz

zurea da hitza agirre andrea eh bildu taldearen ordezkaria

buenos días señora presidenta buenos días a todas y todos zein ederra izango denez zein ederra den euskal telebista publikoa izatea ze ez da beti

beraz ez dakit denok gogoratuko duzuen baina berrogeita hamaretik gorakoak garenok ba ondo gogoratzen dugu guk umetan

eta uhf ume baten ikuspegitik ez oso dibertigarria

etbren sorrera ezagutu genuen etbk dena irauli zuen eta erakutsi zigun euskara bazela zer eta euskaldunok baginela nor

telebista pribatuak etorri ziren gaztelerako telebisten eskaintza biderkatuz eta eurekin batera asmakizun bat telemandoa eta ez zen txantxa bat hori oso aurrerapen teknologiko handia izan zen

sofatik altxatu beharrik ez zegoen kateak aldatzeko eta kanal batetik bestera salto egiteko oso erraza bihurtu zen eta beraz telebista kate batekiko fideltasuna ez zegoen ja erosotasunarekin lotuta

bihurtu ginen eta aukeratzeko gaitasuna gure esku zegoen ezer emititzea ostera ez zegoen gure esku irratian errazago akaso baina telebistako teknologia ba askoz konplikatuagoa da eta

bertako emisioa gobernu eta enpresa pribatu handien eskuetan egon izan da eurek izan dute ikus entzunezko emisioen monopolioa gaur egun berriz teknologia berriei esker gauzak asko aldatu dira esate baterako oraintxe bertan

igorle esate baterako sare sozial batean sartu naiteke en directo sakatu eta ja

emititzen mundu osora eta mundu osora diodanean mundu osoa da beraz

gertatzen ari den hemen zuzenean esate baterako erkoreka jauna lehendakariarekin hitz egiten ari dela ikus daiteke zuzenean hemen aurrean ditugu legelariak eta talde sozialista eta talde popularra eta hemen

nire taldeko kideak euskal herria bilduko taldekideak eta hemen atzean

legebiltzarreko mahaia denon zaindari eta

orain egiten ari naizena zuzena den ala ez ez dakit zer dioen legebiltzar honetako araudiak honi buruz izan ere onartu zenean uste dut bi mila hamaika urtean dela ezin zen aurreikusi da horrelako egoerarik

sare sozialak oraindik ez zeudelako hain garatuta beraz hau adibide bat da erakusteko zelan aldatu den ikus entzunezko mundua bueno amatatuko dut ze ez dakit bueno badaude batzuk ikusten baina moztuko dut emisioa nekeza da horrela egotea eta

oso denbora gutxian gaur egun honelako komunikabideak komunikabide tradizionalak gailentzen ari dira eta oso erraza da ikus entzunezkoen kontsumoa horrelako gailuekin eta

kontsumo hori bataz beste hamalau ordu igarotzen ditugu egunean pantailen aurrean zazpi interneten eta bi ordu eta erdi sare sozialetan euskaldunon erdiek ikus entzunezko internet bidezko plataformetan kontsumitzen dugu eta

urte bitartekoen artean ehuneko hirurogeita hamabosteraino heltzen da kopuru hori gaur egun esan dezakegu kultura kultura ikus entzunezkoak direla

nagusi den hizkuntza da eta hori jakina ez da euskara era berean lehen ipini dudan erakutsi gura izan dut gaur egun dauzkagun araudiek legeek ez dutela balio ikus entzunezkoen hain esparru zabala eta aldakorra arautzeko gaur egun ditugun araudiak ez daude egokituta errealitate berrietara eta gure lana legebiltzar honetan jakina denez

errealitatera egokituak eta ahal dela errealitatea aldatzeko hobetzeko gai diren legeak horregatik aurkeztu dugu ikus entzunezko

lege proposamen hau ordenatu arautu beharra dagoelako hainbeste aldatu den komunikazioaren esparrua ikus entzunezko kontseilu independentea erakundeen neutral bat da pluraltasuna adierazpen askatasuna gutxiengoen errespetua eta aniztasuna bermatzea helburutzat duena horretarako telebista irrati bideo edo musika plataformei

eta horregatik arautu ohartarazpenak egin eta hainbat kasutan zigortzeko eskumena dauka kontseilu horrek herri aurreratua izan nahi badugu horrelako organoak behar ditugu herritarrak eta erakundeen arteko zubi lana egingo dutenak helburu horrekin orain dela hilabete batzuk gure

konbentzituko zintuztegula demokrazia batean hurkoa konbentzitu eta adostasun batera heltzea uste dut gauzarik ederrena dela ibili gara ekinean baina itxura guztien arabera ba

konbentzitzea eta zintzoa izanda benetan ez dakit zergatik

beste batzuetan aitzakia izaten da ba ez daukagu horretarako eskumenik eta baina kasu honetan eduki

gehiagorako ere bai ikus entzunezko euskal legea bera ere egiteko eskumena badaukagulako gernikako estatutuaren arabera oraingo hau ez da higadura isila hau barkatuko didazue baina hau utzikeria ozena da

ulertu kontseilu hau eratzeari ezetza katalunian orain dela hogei urte hogei urte dute ikus entzunezko kontseilua

izan ere europako bi mila hamareko martxoaren hamareko bi mila hamar barra hamairu zuzentarauak eta

bi mila hemezortzian europako herrialdeetan honelako agintaritza independenteak sortzeko beharra jasotzen du herritarrak babestu eta euren eskubide publikoak bermatzeko

arazoa orduan guk zergatik ez horrelako kontseilu independente bat zein da arazoa orduan independentea izan behar dela kontseilua hori da horri diozue beldurra baina independentea izateak bakarrik esan nahi du organikoki ez dela gobernuaren menpekoa izango legebiltzar honek aukeratuko du kontseilu hori beraz jende adituak

kontseilua benetan ez dakit zeren beldur izan den jaurlaritza lege honen kontrako irizpena emateko

beste gauza batzuen beldur gara izan ere guk geuk hemen geure ikus entzunezkoak arautzeko tresnarik ez daukagun bitartean madrilen

bihar da euskararen eguna ahoa beteko zaigu berba ederrekin jakina denok euskararen alde baina alferrik izango da guk geuk hemen euskara babesteko ditugun tresna apurrak erabili ez

horretarako urrun joan barik aste honetan bertan jakin dugu madrilen kongresuan onartu den ikus entzunezko legearen aurreproiektuan ez dela hizkuntza gutxituak babesteko aurkeztutako alegazio bakar bat bera ere ez onartu

edo hbo bezalako plataformei ezin izango zaie inongo hizkuntza eskakizunik exijitu

eurek nahi dutena bakarrik euren menpe geratzen da guztiz ikus entzunezkoen esparrua ezin dugu horren kontra borrokatu ez daukagu tresnarik horretarako ez daukagu ikus entzunezko kontseilu bat hasteko eta behin

bideo plataformei exijitzeko hori ikus entzunezko edukiak katalanez euskaraz eta galegoz ere eskaintzeko baina

ezin dira egon madrileko momentuko aritmetika parlamentarioaren menpe

honetan eragiteko indarra eduki badute izan da besteak beste ikus entzunezko kontseilua daukatelako eurak direlako horretan aditu eta arituak eurek dakitelako inor baino hobeto zer nolako ikus entzunezkoak behar

bizi iraun nahi badu kataluniako ikus entzunezko

ez bakarrik katalunian baita europan ere eurak dira eragiteko gaitasuna daukatenak antolatuta daudelako gizarteak legitimatuta daudelako independenteak direlako autoritate morala daukatelako baina batez ere horretarako eskumena daukatelako

eta bide batez esanda hutsune handiekin eta ez oso beldurti hobeto esateko funtsezko gaietan beraz non gaude non gaude gu jaurlaritzako irizpidearen arabera nahikoa

eitbko administrazio kontseilua kontrol batzordea eta kontratu programaren jarraipen batzordea dauzkagula administratzen ez duen administrazio kontseilua eta kontrolatzen ez duen kontrol batzorde bat legebiltzarrean hori da daukaguna adibidez administrazio kontseiluak atzera bota zituen eitbren aurrekontuak eta zer ezer berdin dio jaurlaritzak

aurrera itzela da administrazio kontseiluaren eskumena eta

egun euskal ikus entzunezko esparruaren itsaso zabalean eitb antxoatxoa da netflix edo amazon bezalako bale erraldoi horien ondoan

jaurlaritza badio ere kultura saileko gizarte hedabideen zerbitzua daukagula

ardura daukana eta galdera da zenbat pertsonak osatzen dute zerbitzu hori pertsona bakar batek pertsona horrek badu gaitasunik komunikabideei jarraipena

independentea da zerbitzu hori jaurlaritzaren menpekoa den organo bat independentea izan liteke hirugarrenik

begira emakunderen batzordea eta

sarea ditugula begira komunikazio eta publizitate ez sexistaren arloan egiten duen lana aintzakotzat hartuta eta errespetu guztiarekin

begira herritarren kexak eta salaketak jasotzera mugatzen dela

egiten ikus entzunezkoei zer aurrekontu dauka begirak

begirak eta zurrumurruen aurkako sarearekin berdin zer baliabide ditu zer eskumen eta migrazioaz gain beste arlorik jorratzen du begira eta

konparazio baterako kataluniako ikus entzunezko kontseiluak hirurogeita hamabost langile eta lau milioi euroko aurrekontua dauka eta jakina

genero arlotik ez ezik aniztasun politikoa hizkuntza eskubideak haurren babesa eta beste hainbat arlotatik ere

eta eskumenak ditu biak gero legediari dagokionez jaurlaritzak gernikako estatutu zaharra aipatzen du batetik

bi mila zazpiko dekretu bat europako zuzentarau berri egokitu barik dagoena

sasoian egin zena hori da horiek dira labur esanda jaurlaritzaren argudioak

ezezkoa emateko jaurlaritzaren irizpenak seriotasun falta izugarria erakusten duela uste dugu bai seriotasun

begiak estali eta ikusten ez bada ez da existitzen baina

aldaketa itzela jaurlaritzak uko egin dio herri aurreratu bezala jokatzeari

bai kulturaren ikuspegitik bai hizkuntzarenetik bai gobernantza demokratikoari dagokionez zein herri eraikuntzaren ikuspegitik bakarrik

herritarrok bakarrik utzi gaituzue badakit hau ez dela euskal herria bilduk hartu duelako

ze horrela balitz gaitzerdi hau askoz ere kezkagarriagoa da egon zelako honelako kontseilu bat eta ikus entzunezko legea bera ere sortzeko proposamena eajren programaren barruan ibarretxeren sasoian orain dela hogei urte gobernu barrutik

eajn agintzen zutenek ezetz esan zuten zergatik ez dakit mentalitate kontserbadore atzerakoi bategatik agian eitbren kontrola galtzeko beldurra zutelako akaso

orduan ez zenuten pentsatu herri bezala eta orain ere ez anomalian erosoago zaudete eta hogei urteko atzerapena daukagu

gurekin adostasun bat lortzeko aukera galdu duzue herri bezala aurrera egiteko

ez duzu hartu eta txarragoa dena zuok ez daukazue zuen proposamenik ez daukazue ezer eskaintzeko ez ona ez txarra ez dago hemen eskaintzarik ez daukazue alternatibarik eskaintzeko lehengo

ez duzue maila eman geurea bezalako estaturik

erronkei ez diezue heldu gura ez duzue ikus entzunezkoak arautzeko beharrik ikusten gure nortasuna gure kultura gure hizkuntza babesteko

ikuskatu ahal izateko organo independente bat behar dugula

ekosistema anitza plurala eta elebiduna daukagula euskal komunikabideek estatukoek osatuta eta hori jada delirioa da guk

estatuko komunikabideekiko menpekotasuna da telebista audientziei begiratu bestela eta non dago hor aniztasuna

eta elebitasuna non daude gero eta menpekoagoak gara ere ordainpeko bideo multinazionalena plataformena non da hor euskara esango dizuet hogeita sei mila pelikula eta serie daude netflix

eta amazonen horietatik zenbat diren euskaraz badakizue

bost bost baino ez dira euskaraz esku batean sartzen dira euskarazko pelikulak eta zuek pozik

gora euskararen eguna bihar pozik ospatuko dugu baina noiz arte egongo gara anomalia horretan zenbat urte gehiago itxaron behar dugu beste hamar beste hogei

seguru guk ekinean jarraituko dugu lortu arte eta zeinen ederra izango den hori ere geure ikus entzunezko esparru arautu zaindua

geurea geuretzat eskerrik asko eskerrik asko agirre andrea elkarrekin podemos ezker anitza taldearen ordezkaria angulo jauna zurea da hitza

angulo jauna aurkako txandara joango gara mistoak bai aurkakoa ppk ez beraz martínez andrea zurea da hitza

mucho camino por delante gracias eskerrik asko martínez andrea eztabaida amaituta bozketara jarriko dugu lege proposamena
aintzat hartzen den ala ez bozkatu dezakegu

ez da aintzat hartu lege proposamena jarraian boto azalpenera joango gara hasteko alderdi popular ciudadanos taldearen ordezkaria den gordillo jauna zurea da hitza

eskerrik asko gallástegui andrea euzko abertzaleak díez jauna zurea da hitza

egun on guztioi ikus entzunezkoen euskal kontseilua eratzeko lege proposamena dugu gaur aztergai horrelako kontseiluak egia da beste herrialde edo erkidego batzuetan existitzen dira katalunian esaterako

eta oso informazio interesgarria jaso genuen gure erabakia hartzerako orduan baliagarria izan zaiguna

atera genuen lehenengo ondorioa zein izan zen bada errealitateak oso ezberdinak direla

dagokionez eta uste dugu lege proposamenak ezartzen dituen helburuak aztertzerakoan

publikoari oso kontrol zorrotza egin behar zaiola baina esan behar dugu herri honetan baditugula foroak edo egiturak kontrol hori

hemen aipatu da badaukagu legebiltzar honetan bertan

eta badago kontratu programari jarraipena egiten dion batzordea eta alde pribatuan

unai fernandez de betoño saenz de lacuesta eh bildu taldeko legebiltzarkideak aurkeztua goi mailako interes publikoko proiektuen

ordezkaria den otero jaunak dauka hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

lurraldearen defentsan ari zareten eta gaur eztabaida hau arretaz jarraitzera etorri zaretenoi

ingurumen administrazioaren legearen tramitazioan gertatzen ari den gehiegikeria honekin amaitzeko hartu ezazue beraz gaurkoa azkenetariko aukera bat bezala ze hemen gertatzen ari dena larria da eta hau da

hau da atzeko atetik eta inori aztertzeko aukera eman gabe euzko alderdi jeltzaleak

herri honetan zeuden orekak eta botere banaketa birrindu nahi dituela jaurlaritzaren alde eta de paso lurralde plangintzari azken estokada bat emanez labur esatearren euzko alderdi jeltzaleak gure herrian aspalditik ezarrita dauden eskumen eta botere orekak apurtu nahi ditu eta ondorio larriekin

udalen ahalmenak aurretik dagoeneko eskasak zirenak hustutzea ekartzen du beraien autonomia eta eskumenak urratzen ditu eta zertarako ia edozein motatako proiektu inposatzeko mekanismo berri batekin

oso erraz plan sektorial bat egin daiteke baina klaro lurralde plangintzak

zertarako planifikatu nahi duzuna nahi duzun lekuan eta nahi duzun orduan inposatu badezakezu zertarako planifikatu aukera noiz eta non etorriko den ez baldin badakigu azkoitia lezama aipatu ditut badaude kasu gehiago non udal planeamenduak arazoak sortu ditzakeen

larria da oso larria da eta hemen gaiak uzten dituen titular askoren artean

bi daude edo bat zabaldua euzko alderdi jeltzaleak alderdi sozialista arrastaka eramanez lakuatik udalei nahi beste proiektu inposatu nahi dizkie hori aitortu ere egin duzue

euzko alderdi jeltzaleak tresna bat sortu nahi duela herri honetan botere oreka eta eskumen efektiboak

legebiltzar honetan gehiengo osoa duen abaguneaz baliatuz bere proiektuak udal guztietan inposatzeko eta batez ere gehiengoa

ez sozialistekin eta asko dira ehun eta hemezortzi dira eta horietatik laurogeita hiru euskal herria bilduk gobernatzen ditu adi datu

erdibidetu dugu sinplea udal autonomiaren defentsa egitea legebiltzar honek onar dadila ez zaigula utzi zuzenketa honen inplikazioak aztertzen eta hiru

lurralde plangintzatik hondakinak tratatzeko hori

konpontzeko bideratu arte benetan espero dugu hainbeste jende eskatzen ari zaizuen honi erantzutea eskerrik asko eskerrik asko otero jauna

que imponer gracias eskerrik asko larrea andrea elkarrekin podemos ezker anitza gorrotxategi andrea zurea da hitza

eskerrik asko mahaiburu andrea egun on danoi bueno gaurko osoko bilkura honetan

gelditzeko azkeneko ahaleginetako bat da edo zen ikusita ikusi dugun bezala datorren osteguneko osoko bilkuran ingurumen administrazioaren legearen onarpena jada agendan dagoela eta horrek aditzera ematen du

egun horretan eta gaur euskal gobernua osatzen duten sostengatzen duten alderdiek rodilloa pasatuko dutela oraingo honetan lege inguruan baina rodillo hori ez da bakarrik izango gureganako hemen oposizioa osatzen dugun alderdi politiko guztienganako baizik eta baita ere euskadiko udalerri guztien gaineko egia da legebiltzar honetan gehiengo absolutua daukazuela nahiko gehiengo daukazuela horrelako legea onartzeko

baina prozedurak garrantzitsuak dira prozedurak zaindu egin behar dira la legitimidad democrática

de euskadi eta hemen harritzen gaitu eta esan beharra dago alderdi sozialistaren ez egitea isilik egotea eta beste alde batera begiratzea

euzko alderdi jeltzalearen helburua ze honekin batera alde batetik ikusita aportazio legearekin zer egin zuen eta honekin dirua

erabaki zen oraingo honetan gainera horrelako proiektu handiak baita ere udalerriei kendu eta

uzten baldin badira honek gobernuari ematen dio botere oso oso zabala eta alderdi sozialista non dago zentzu honetan zergatik

el respeto a la autonomía municipal eskerrik asko eskerrik asko gorrotxategi andrea euskal sozialistak

mahaiburu andrea sailburuok egun on guztioi señor otero con esa

talka norabide batean gaude eta ikusten hasi garen ondorioak ekaitz handi baten tximistak baino ez dira la mala noticia es que estamos muy lejos de donde deberíamos estar

nada más muchas gracias eskerrik asko alonso jauna euzko abertzaleak arrizabalaga andrea zurea da hitza

egun on guztioi eta otero jauna ezer baino lehen ohar bat leixurik eskatu dit mesedez enegarren aldiz azaltzeko zuri bera dagoeneko ez dela alkate

administrazio lege proiektua ingurumen kudeaketa hobetzeko beharrezkoa den lege berria hasieratik izaera tekniko

izan zaion legea eta bukaeran istilu politiko bihurtu dena istilu politiko baten aurrean gaude

zuena arrapar y pasar da auzitegi konstituzionalaren argumentuak entzun genizkizun hain zuzen alderdi popularrak ibarretxe lehendakaria kartzelara eraman nahi izan zueneko hartan

kode penala aldatzeko egindako zuzenketa baliogabetzen zuen sententzia irakurri zenigun el oterok

gertatzen dena da komeni zitzaizun pusketa bakarrik irakurri zenuela eta ez beste hau adibidez no existe

gure legebiltzar taldeak dituen berezko eskubideen defentsa txiki bat egitea tokatzen zait guk ere gobernuaren alde egin arren zuzenketak aurkezteko eskubide demokratiko osoa

gure hirurogeita batgarrena zuzenketaren edukiak gure ustez badu gainera

bai jauna izan ere goi mailako interes publikoko proiektuek espreski

duten ingurumen administrazio legearen asmoekiko konkurrentzia eta asmoekin zerikusi zuzena

jasotzen dira asmo horiek interesgarria litzateke irakurtzea baina ez dut horretarako denbora erabiliko eta horrela ulertu du ere

ganbara honetako mahaiak nahiz eta esan didatene z insistentzialismoan edo murgilduta zabiltzaten

baina eske are gehiago esango dut zuen eh bilduren zuzenketa bat badago gutxienez bat ez baitut egin azterketa sakonik bat

olaberri zen euskadiko ezkerrako legebiltzarkideak esaten zuen

eta goazen harira batetik beroketa klimatikoari ekiteko aurrean dugun

erronka kolosala erronka kolosalari aurre egiteko hartu ditugun konpromisoak bihar goizerako direla jakinda badakizuenez eta bestetik

jakinda nola ulertzen den jarrera oldarkorra gai hauei eraginkor

beti bezala irtenbideak konkretuak direnean proiektutan konkretatu beharra dagoenean alegia ez direnean difusoak elkarlanean gauzatzea baino nahiago duzuelako mesfidantza eta alarma sustatzen ibiltzea zuek besteoi erronka kolosalen aurrean soluzio kolosalak eskatzen

baina herri honek behar beharrezkoak dituzten soluzioak konkretatzen diren orduko konpromisoari ihes egiten diozue

beharrezkoak ditugun proiektu itsusiak konkretatzen diren orduko erraza baita norbere burua erretorika maila hutsean gordetzen ibiltzea oso erraza edozeinentzat eta orain esango didazu ez dela horrela atzo bertan aurrekontuetan akordio bat

pozten garela benetan bi bazela garaia hiru neoliberales neoliberales y muy bien fenómeno

ondo daude komunitate energetikoak baina ez dira urrutitik ere nahikoa eta hori badakizue eta gainera

hemen gertatzen dena da nonbait jarri behar direla edozein proiektu nonbait jarri behar dela erabakitzen den orduko zuek

beti beti kale egin duzuela nonbaiten eta guzti guztiak dira udalerri bateko edo beste bateko lekuak nonbaiten zerbait ingurumenaren aldekoa izango den azpiegitura publiko batez ari gara kasu honetan ingurumenaren aldekoa izango den azpiegitura publiko batez zerbait konkretatzen den orduko gaur arte behintzat zuek beti kale

eta fernandez de betoñok berriz sailburuari patxadaz egin behar da eta zergatik ez da planteatzen lurralde antolamenduko legearen aldaketa bat batzordean eztabaidatzeko eta galdera da nola jaten da patxadaren beharra emergentziei eta

auzitegi konstituzionalaren sententziak ere aipatu ditzaket nik neuk hainbat erkidegotan esan den bezala

ez dutela udal autonomia urratzen dioten sententziak gorrotxategi andrea bi mila hamabostean bat no padece la autonomía municipal bi mila hemeretzian beste batse descarta la vulneración de la autonomía municipal eta beste batzuk ere egongo dira

ondo egin ez direlako alderantzizkoak ere izango dira baina bi hauek desde luego lekukotasuna lagatzen dute

baina hau bukatu nahi dut hauxe esanez goi mailako interes publikoko proiektuek ez dituzte jaurlaritzan daudenen interesak inposatzen

ez herri honen goi mailako ingurumen beharrei erantzun nahi die eta zuek horretan gaur arte eta gaurkoan ere

beharrezkoa den konpromisoari kale egiten diozue eskerrik asko

arrizabalaga andrea erantzuteko otero jauna zurea da hitza

borondate onez ohar bat emango dizut arrizabalaga andrea nik ez dakit la arrizabalaga edo la tapia alde egin baina igual

burla egiten saiatzea el otero ez dakit zazpi zortzi aldiz esan nahi dut agian grazia pixka bat egingo dio norbaiti baina nik uste dut bakarrik agerian uzten duela

moduko kontua izango zela nik ez dut

isiltasuna burlarik apropos egin hor uzten dut jarri zaitezten nahi duzuen bezala

ez da momentua gaur horretan sartzeko agian etorriko dira beste kontuak baina ondo dago jakitea

hartuko dugu etorkizunerako eta gero esaten duzu eta

gonbidatuak maskarilak ondo jarri barkatu

bai esan duzu behin baino gehiagotan erronka kolosalak ditugula

kolosalei aurre egiteko kontu bat al da o sea yo

esan duzu klaro zuek teorian erronka kolosalak eta abar daude

arazoak gauzak konkretatzen ditugunean etortzen da zer konkretatu duzue zuek lege honekin ez duzue ezer konkretatu interés social medioambiental

ingurumen sailburu bat daukaguna ia edozein proiektu ingurumen hobekuntza bat iruditzen zaiona nork definituko du pertsona batek edo ekipo batek unilateralki hori da auzitan jartzen dizueguna konkretura goazen

zein da arazoa arazoa zein da kudeaketa zabor kudeaketa industrialarekin arazoak ditugula ez du ezer onik esaten aurreko gobernuen

hitz egin dezagun hitz egin dezagun eta hasieratik esan genizuen akotatu ezazue arazo hau goazen konkretatzera ez utzi irekita

azaroak bosteko ponentzian izan zen hor ez zelako ezer hasten hor amaitu egiten zelako uztailetik generaman bilerak egiten honen inguruan uztailetik esan genuen guk hau mahai gainean baldin bazegoen gu honetatik kanpo gelditzen ginela abusu bat zelako

baina gauza bat onartu nion eta onartzen diot zintzotasuna lehendabiziko bileratik biok

nazkatuak gaudelako proiektuak ezin ditugulako aurrera atera eta nahi dugu erreminta bat izan honen gainetik pasatzeko eta tapia andreak ere zintzotasunez fernandez de betoñori esan zion herriak nimby

nire proiektuak herrien gainetik inposatuko dira zintzotasuna ez dizuet kentzen

esaten dugu udal eskumenak udal konpetentziak eta hogeita hamar urteetan egondako orekak

amaitzen dut amaitzen dut zuek

ezta eta orain feminismoa eta klima dira zuen erronka nagusiak eta gainera aurrekoan

entzute aktibo prozesu bat horra horra kontu orokorrak esan ordez goazen kontu konkretuetara

donemiliaga urkabustaiz asparrena zalduondo zaldibi deba mutriku usurbil oihartzun zumaia astigarraga hernani mutriku bergara getaria errenteria billabona zizurkil anoeta gure udalerriak bai

zuen zinegotziak alde alegia zuen zinegotziak alde berastegi zuen zinegotziak alde bastida zuek gobernatzen duzue eta alde guztiek berdina eskatzen irunen aho batez

eudelekin kontsulta prozesu bat irunen aho batez denak gasteizen gehiengoa zuek gobernuan irunen santano

eudeleko exekutiban dagoena denak berdina esaten ari dira ez onartu hau jendea entzun gabe

zuen asanblada orokorrean onartzen dituzuen gauzak praktikan jartzeko eskerrik asko otero jauna euskal talde popular ciudadanos taldearen ordezkaria larrea andrea zurea da hitza

pues aquí el juego no ha estado bien jugado eskerrik asko larrea andrea elkarrekin podemos ezker anitza gorrotxategi andrea zurea da hitza

legebiltzarburu andrea bueno yo creo que

gauza asko esan ditu baina nik uste dut hori fondoa eta batez ere zuk esan duzu bigarren txandan hitz egingo duzula udal autonomiari buruz

baina lehenengo txandan behintzat ez duzu ezer aipatu horri buruz bai aipatu dituzu

berrogeita hamazazpia hamabostekoa eta laurogeita hamaseia bi mila hemeretzikoa

eta lehenengoa bi mila hamabostekoak ez dauka zerikusirik gaurko honekin egia da autonomia parlamentarioari buruz hitz egiten duela mahaiaren erabakiei buruz eta

subiranotasun parlamentarioari buruz baina ez dauka zerikusirik hemen guk mahai gainean daukagun gaiarekin

bi mila hamabostekoak barkatu alderantziz esan ditut eta

baina beste testuinguru batean ematen da eta beste gauza batzuk diskutitzen dira orduan sententziak ekartzen ditugunean hona argumentazioaren muina sostenitzeko ekarri behar dira benetan kasura

ez daukatela lekurik gaur hemen argumentu bezala

mozioaren argumentuen kontra egiteko beraz esan bezala nik uste dut erdibidekoa sinatu dugun talde parlamentariook guk

uste dugun hau ez dela onartu behar eta berriz emendakina hau edo zuzenketa hau defendatzen duzuenok ba ez duzue kontrakorik defendatu modu

eskatuko nuke zuzenketa hori erretiratzea eta edota eudeli eta holakoei hitza ematea astebete gelditzen da

eskerrik asko eskerrik asko gorrotxategi andrea euskal sozialistak alonso jauna zurea da hitza

eskerrik asko alonso jauna euzko abertzaleak arrizabalaga andrea zurea da hitza

podemoseko gorrotxategi andreari pare bat gauza komentatu nahiko nizkioke bueno hiru élites

ez da batere exhaustiboa askoz listado zabalagoa da baina ez hirurogeita batgarrena zuzenketarekin zerikusia dutelako

ez egin duzun lista da gustatzen ez zaizkizuen gauza andana horien laburpen bat eginez esan didazu

eta gero esan duzu zintzoa naizela

eta zintzoa naiz esan omen nizulako momenturen batean

eta horrelako zerbait nire ahotan edo tapia sailburuaren ahotan edo beste edozeinen ahotan jartzea da justu zintzo izatearen kontrakoa

nik esan nizuna izan zen nahi baldin baduzu moldatu nahi baldin baduzu

moldatu dezakegu zuzenketa benetako urgentzia duen arazoari aurre egiteko moduan alegia hondakinen kudeaketari mugatu dezakegu

eta gainera gerra egingo dizuegu kontu honekin eta pentsatu nuen hara nobedadea eta horretan ari gara

nahi zaio zuzenketa honen bitartez eta planifikazio sektorialaren kontra gaudelako ez

infraestructuras de residuos baina behar dugu ez daukagun denbora bat erronka kolosalak ditugulako aurrez aurre

baina larritasun handikoa izatera bai eta hori da tramitazio guztiaren presaren arrazoi bakarra orain dela urtebete ekarritako lege bat aurrera ateratzea eta erronka urgentziakoei aurre egiteko bide bat egitea por cierto adibide bat jarriko dut ez dakit denborarik badaukadan bilduk behin batean gobernatu zuen eta

gobernatu zuen ezin zuen aldatu ez zeukalako nahikoa botorik orduan okurritu zitzaion lurralde plana aldatzea batere botoren beharrik gabe oso era partizipatiboan webgunean jarritako esteka txiki txiki baten bitartez alegazioak onartuz zertarako

osinbeltzen zabortegi erraldoi bat jartzeko gipuzkoako

harrobi handiena zelako nahiz eta txosten bat egon

hori izan da bilduk gobernatzeko aukera izan duen bakar horretan

bilduk gobernatu zuenean gehiengo demokratikoari plangintza sektorialari eta parte hartzeari azaldu zion errespetua

eskerrik asko arrizabalaga andrea eztabaida amaituta bozkatuko dugu eh bildu eta elkarrekin podemos ezker anitzak sinatu duten erdibideko zuzenketa

mesedez mesedez kanpora mesedez kanpora kanpora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

beraz ez da onartu gai zerrendako laugarren puntua euskal talde popularra ciudadanos talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena amancio ortega fundazioak tratamendu onkologikorako protoiterapiako

talde proposatzailearen txanda euskal talde popular ciudadanos taldearen

dauka hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko muchas gracias presidenta buenos días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

eskerrik asko hernández jauna eh bildu taldearen ordezkaria pinedo andrea zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea beno ba egun on

guztioi gaurko honetan esan egin denez talde proposatzaileak

legez besteko proposamen bat baina orain dela pare bat urte beste bat ekarri zuen oso antzekoa ia ia berdintsua azken finean bi legez bestekoen helburua berbera da gizarte eredu bat goraipatzea

hori da benetako helburua gaur talde proposatzailearentzat

talde proposatzaileak defendatzen duen gizarte eredua balorean jartzea da gaur helburua alegia gaurko eztabaida hemen gauden talde ezberdinek zerbitzu publikoak nola ulertzen ditugun hori da gaurko eztabaida ereduen eztabaida da gaur mahai gainean duguna osasun sistema publikoa oinarrizkoa dela

denok hemen legebiltzarrean osasun publikoa defendatzen dugu

pandemiak are ageriagoa utzi du osasun publikoak duen garrantzia nola

edo kasu honetan minbiziaren tratamendurako makina hobe bat izatea

eh bildun balio handia ematen diogu gure osasun sistema publikoari jakina eta horren adibide da aurrekontuen proiektuan lehen arreta indartzeko egin dugun ekarpena adibidez

duten garrantzia hau da zerga sistemak duen oinarrizko garrantzia

baizik eta politika publiko sendoak finantzatzeko nahikoa den zerga sistema eta horretarako bai ala bai oinarrizkoa da

izatea indarrean gure gizarte eredua justizia sozialean oinarritua dagoelako eskubidedun herritarretan oinarritua dagoelako berdintasunean oinarritua dagoelako euskal herria bildun argi daukagu osasuna eta hezkuntza bezalako funtsezko zerbitzu publikoetan egiten diren inbertsioak ezin direla inolaz ere dohaintza emaile pribatuen borondatearen menpe

herri honetan guztiontzako osasun publikoa defendatzen dugunean lehenik eta behin

dagokigu hori da adibidez gobernuaren betebeharra zerbitzu publiko onenak izateko baliabide ekonomiko nahikoak izatea eta horretarako zerga sistema egokia izatea funtsezkoa da eta hori da gure zuzenketan defendatzen dugun jarrera hoy

para derechos sociales eta eredu horretan aberatsek zerga gutxi ordaintzen dituzte edo bat ere ez beren osasun pribatua finantzatzen dute

zerga arinketekin jakina gure herriarentzat hori

eredua benetan zer osasun sistema nahi dugu

guk argi dugu horretarako egokia den zerga sistema izan behar dugu zerga sistema justu progresiboa eta birbanatzailea izan ere aberatsek dagozkien zergak ordaindu behar dituzte fernandez jaunak lehen

ihesbiderik gabe eta gizarteari zor diotena emateagatik txalotu gabe gainerako herritarrek egiten dugun bezala egunero

perfektu egin dezala asko eta asko gara dohaintzak egiten ditugunak baina ez daukagu argazki bat eta ez daukagu publizitate kanpaina bat por eso

eztabaida dezagun zerbitzu publikoak indartzeko behar dugun finantzazio sistemaz zerga ereduaz edo nahi dugun osasun sistemaz horretarako aurkituko gaituzue gizartearen onurarako lan egiten bete horretarako eztabaidatzeko prest honetan legebiltzarra berriz ere erabiltzea horrelako proposamen bat bi urte beranduago ekartzeko ez dakit nori txaloak egiteko benetan

hain larriak direla ez daukagula inolako eskubiderik ez dut esango baina benetan tamalgarria iruditzen zait denbora ematea pertsona bat txalotzeko

eskerrik asko pinedo andrea euskal sozialistak rico jauna zurea da hitza

harriduraz hartu genuen hain zuzen ere aipatu den bezala eztabaida hau eztabaida bis delako bigarren

gai berdinaren inguruan eta gainera nik uste dut argumentu berdin berdinekin ez da egon inongo aldaketarik behintzat talde bakoitzak planteatzen duen jarrerarekin

barrio jaunak esaten zuen moduan ba bai

amancio ortega fundazioari eskerrik asko ez daukagu inongo eragozpenik horrela adierazteko eta

baina behin hori esanda eskerrik asko amancio ortega fundazioari baina baita ere

borrokan bere ekarpena egiten duen pertsona orori bai pertsona fisikoa izan bai pertsona juridikoa elkarte bolondres

esan behar bada amancio ortega fundazioari bereziki eskerrak ematea

ezin izan dugu akordiorik lortu inongo talderekin uste dugu

planaren onkologia arreta planaren oso defentsa sutsua eta ona egin duela eta zentzu horretan ere oso positiboa dela partekatzen dugu ez aukera da

ekipamendu honekin plan horretan aurreikusitako helburuak lehenago edo hobeto

legez besteko proposamen honen zioa zen horrekin hau da eskerrak ematea

fundazio horri ez dugu bat egiten aipatzen denean gaurko eztabaida beste eredu sistema fiskal edo zerga sistemari buruzko ereduari buruz dela edo gizarte ereduei buruzko

norberak ikusten badu gauza positiboa dela horrelako norbaitek dohaintzan ematea horrelako teknologia

eta baita ere ya que eztabaida

gustatuko litzaidake hainbeste zalantza eta hainbeste mesfidantza planteatu duten horiek ere bai euren jarrera aklaratzea edo euren jarrera esatea egongo balira jaurlaritza dagoen lekuan uko egingo lioketeen teknologia honi badakit pinedo andreak aurreko eztabaidan ere esan zuen berak ez daukala inongo eragozpenik eragozpenik edukiko teknologia hori edo dohaintzan jasoko den ekipamendu hori onartzeko eta uste dut horrela esan zenuela baina bueno orduan egiten duzuna da

pertsona honen egon daitezkeen zalantzetan bere

zalantza horietan eta abar zentratu gaitezen hitz egin dezagun

ez gaitezen busti eta ez dezagun esan aizu ba begira ba pertsona honek hori egitea erabaki du eta bueno gutxienekoa da

adieraztea beraz guk gure zuzenketaren aldeko botoa emango

zuzenketan uste dut aurrekoan esan genuen bezala berdin berdinean oinarritzen da

osasun arreta eta zerbitzu publiko onenak ematea baliabide publikoekin baina baita ere aukera izanez gero

erabatekoa da duela aste gutxi ezagutu ditugu zein izan diren osasun sailaren aurrekontuak

lau mila hirurehun eta berrogeita hamar milioi zero euroko aurrekontua da ehuneko lauko igoera izan du

hainbat inbertsiora bideratuko da diru gehiago aurreko urteetan baino diru gehiago

bideratzen den dirua mila bederatziehun eta hogeita lau eurokoa da pertsona bakoitzeko nik uste dut hori bai kontuan izan behar dugula eta beraz

osasun arreta onena bermatuta izatea eta edukitzea eta horretan nik uste dut talde guztiok bat egiten dugula eta baita ere elkarrekin podemos izquierda unida eta eh bilduk jasotzen zuten erdibidekoen

ere bat egiten dugula osasuna babesteko eskubidea bermatzea baliabideak osakidetzan tratamenduak egin ahal izateko

zerga iruzurraren aurka zergak ordaintzea saihestea zerga ihesa

zalantzarik ez daukagu erakundeetatik eta ardura daukagun erakundeetan horrela egiten dela existitzen dira plangintzak programak zerga iruzurraren aurka araudiak zerga iruzurraren aurka egiteko eta

zerga politikak badauzkagun zerbitzu publiko guztiak mantendu

hobeak izan daitezen sendotzen jarraitu ahal izateko guk ere bai eh bilduko

progresiboan birbanatzailean bidezkoan ekitatiboan guk ez daukagu inongo problemarik printzipio horiekin ere bai ez daukagu inongo

horiek printzipio horiek izan daitezen oinarria gure zerga sisteman bat gatoz horiekin gainera uste dut oso inportantea dela ere printzipio horiek kontzertu ekonomikoan

oinarrizkoa dela gure autogobernua baita ere gure zerbitzu publikoak ahalik eta

bitartean ematen zuen hemendik pixkanaka pixkanaka trasladatzen

eztabaida gaur hemen zentratu beharrean azkenean izan ere nik ez dakit

irakurri duzuen hernández jauna eta pinedo andrea hitzarmena

ezartzen du nola egingo den dohaintza jaurlaritzak parte hartu du

beraz niri gustatuko litzaidake aparte eztabaida hori sustatzeaz gain inguruko eztabaida sustatzeaz gain eta abar oso ondo dago eman dituzun datuak ez dakit

sozietate aipatu dituzun amancio ortega gora behera maltako

zu hemen egongo bazina zuk ardurapeko bazenu edo bestela esan esan orain bertan zuek jaurlaritzaren ordezkari zaretenok mesedez uko egin

zure taldeak planteatuko zenuketen hori horrela

argumentu hori beste gauza bat da ezkutuan ibili nahi izatea aitzakiak bilatzea eztabaida gaurko eztabaida horretan ez sakontzeko eztabaida ez da ereduen kontua eztabaida oso sinplea izan da esker ona ematea

ekipamendu baten inguruan zuek zer egingo zenukete kasu horretan beraz

interes difusoak abstraktuak eta abar defendatzea eta hori oso ondo dago baina gero konkretatu behar direnean irtenbideak horrelako aukera baten aurrean zer egingo zenuketen kontratatzerakoan hor ere busti egin behar da

gaur defendatzen ari zareten jarrera nik uste dut horrek ere hausnarketarako

ezta konpromisoari ihes egin gabe ez modu abstraktuan beti eztabaidatik

eztabaida desbideratu gabe beraz hurrengo

gure partetik behintzat hasieratik esan guk gure erdibideko zuzenketa babestuko dugula eta horretara mugatuko garela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

pinedo andrea eh bilduren ordezkaria bertatik zurea da hitza

presidente andrea labur egingo dut uste dudalako lehenengo hitzaldian

naizela eta esan dudala zer pentsatzen dudan eztabaida honetaz mire señor barrio puede usted

a nadie en toda mi intervención a nivel personal eta orbegozo jauna nik esan dizut hasieratik esan dut nik ez dut eztabaida

barrio jaunari esan diot niretzat bai da ereduen eztabaida bat hemen atzean dagoena

benetan uste duzu garrantzitsua dela edo

esateko pertsona bati eskerrak eman behar zaizkion edo ez hori da daukagun eztabaida bakarra ez

potolo bat dago eta da ereduen eztabaida bat eta da nahi dugun horrela jarraitu edo bestelako eredu bat gura dugun y las donaciones existen cientos de donaciones

eskerrik asko rico jauna euzko abertzaleak orbegozo jauna zurea da hitza

eskerrik asko berriro ere barrio jauna azkenean

zure tartetxoa azkenean onartuko dugu joan den legealdian onartu zena eskerrak ematea minbiziaren aurkako borrokan bere laguntza

eta bestalde eztabaidaren inguruan eta abar hernández jaunak esandakoaren harira guk ez dugu aurkeztu ekimen hau

barrio jaunak hartu zuen eta horri lotuta prestatu genuen gure

aurreko legealdiko eztabaida hartan onartu zenari

babestuko dugu inongo eragozpenik ez daukagu gure esker ona adierazteko bere borondate onenarekin

orori eta eskatzen diogu jaurlaritzari zerbitzu publikoen aldeko apustua eta konpromiso horrekin jarraitzeko

honekin ja barrio jauna gogobeteta geratzea

eskerrik asko orbegozo jauna mistoa martínez andrea zurea da hitza

legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

onartu elkarrekin podemos ezker anitza taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu jarraian bozkatu dezakegu

ez da onartu eh bildu taldearen osoko zuzenketa bozkatu dezakegu

ez da onartu eta azkenik euzko abertzaleak euskal sozialistak aurkeztu duten osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabi eman dugu bozka berrogeita zazpi boto alde veinticinco contra beraz onartuta geratu da osoko zuzenketa

eh bildu eta elkarrekin podemos ezker anitza talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena santander bilbao trenbideari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria den

egun on guztioi esatea lehenik eta behin gai honi buruz eztabaidatzen ari garela udal afektatuetan batzarretako plenoetan bizkaiko batzar nagusietako plenoan madrilgo kongresuko plenoan

bizkaiko eta kantabriako herritarrak biltzen dituen herri plataforma batek duela urte eta erdi sortu zenetik egindako lan handiagatik

eskertza haiei beraz pleno horietan guztietan eztabaidatzen ari diren gai zentralak haiek jarri dituztelako mahaiaren gainean

pandemiak eragindako murrizketek santander bilbo tren lineari ia akabera eman ziotelako

nahiko gainbeheran zegoen hiru bat bidaia zeuden egunean eta pandemiarekin

bilbora zihoazen bidaiak beraz ezinezkoa zen egun berean karrantzatik adibidez bilbora joatea eta egun berean itzultzea

gainbehera hori aspalditik zetorren ze nahiz eta orain berreskuratu egin diren pandemia aurreko

egia esan bi mila bitik erabateko gainbeheran dago orain

trenbide estuko santander bilbo linea eta batez ere gainbehera hori azaleratu zen bi mila hamabi eta bi mila hamairuan renferen kudeaketara pasa zenean

karrantza eta bilbo lotzen dituen tren linea horrek duela hogei urte baino zerbitzu gutxiago ematen ditu egunean egia da orain egun berean joan eta itzul zaitezkeela baina eta beraz puntualak diren bidaietarako balio dezake horrek baina modu ohikoan erabili behar bada lanera joateko edo ikastera joateko

eznahikoa da gainera intzidentziak dauzka ia egunero arazoak matxurak makinistak falta dira zerbitzua

behar dutela eaeko beste edozein eskualdeetako herritarrek bezala garraio duin bat eta hori ez da gertatzen oso bitxia bada ere

lotzen dituen bide estuko trenak denbora gehiago tardatzen du gaur egun duela berrogei urte baino

duela berrogei urte baino mila bederatziehun eta laurogeian berrogeita hamabost minutu behar zituen karrantzatik bilboko deustura joateko eta azken bizpahiru urteetan behar ditu hamabost minutu gehiago hirurogeita hamar minutu

inoiz baino ohikoagoak direlako arazo teknikoengatik abiadura maximoa murriztuta duten tarteak

mantentze faltagatik datoz batzuetan tuneletan daude arazoak beste batzuetan ezpondetan katenarian geltokietan alegia azpiegitura fisiko bera ez dago ondo mantenduta beraz zerbitzuak txarrak dira edo eskasak azpiegiturak ere txarrak dira eta

kalitatezko zerbitzu bat eman ahal izateko ibilbide osoa ez dago bikoiztuta eta gainera ibilbide osoa ere ez dago elektrifikatuta

aste atera zituen adifek esaten dut kasualitatez edo ez

santander bilbo trenaren aldeko plataformak egindako lanagatik atera dute lizitaziora aranguren eta karrantza arteko tartea elektrifikatzeko adifek hiru koma zortzi milioi euroren truke gainera trenbide honetan badaude trenbidearen mailako pasagune

pilo bat horregatik guztiagatik proposamen bat ekarri dugu hiru puntukoa bizkaiko batzar nagusietan gehiengo zabalaz

eusko legebiltzarraren gehiengo zabalaren konpromiso politikoa ere lortzeko asmoarekin proposamenaren lehen puntua orokorra da eta

bideratua zer eskatzen diegu hobekuntzak egiteko gestioak egin ditzaten bigarren puntua administrazio eskudun berdinei

transferentzia eta azkenik hirugarren puntua bideratuagoa espainiako gobernura

hobekuntza neurri zehatzak har ditzatela lehenbailehen bai zerbitzuak hobetzeko eta baita ere azpiegiturak hobetzeko alegia maiztasunak elektrifikazioa eta abar babes politiko ahalik eta zabalena lortzeko proposamena da zeinetan nahita ez ditugu bestelako gaiak sartu nahi izan

eta noski bereziki hitz egiten ari naiz abiadura handiko trenaz diskurtsoan gutxienez hitz gutxi batzuk esan nahi nituzke dena den abiadura handiko trenaz ze abiadura handiko trenak aldiriko trenen azken

gainbehera absolutuarekin lotura handia duelako eta horretarako ez dut erabiliko eh bilduk egindako azterlanik

ardura fiskaleko autoridade independienteak iaz argitaratutako txosten bat

izenekoa bertan alderatzen ziren aldiriko trenetako

alde batetik bidaiariak eta bestetik inbertsioak eta emaitza

azterlanean esaten da espainiar estatuko tren bidaiari guztien

aldiriko trenak erabiltzen dituzte e tren erabiltzaile guztien ehuneko laurogeita hamarra aldiriko trenak erabiltzen dituztela eta bi mila hemezortzian horiek izan ziren bostehun eta hirurogei milioi bidaiari

ahtaren erabiltzaileak bi mila hemezortzi urte berean hogeita hamar milioi alegia ia

bidaiari gutxiago eta orain ikus ditzagun inbertsioak eta inbertsioak ez gara zentratuko urte bakar batean

tarte zabalago bat hogeita hamar urtekoa nik uste dut nahikoa dela emaitza signifikatiboa izateko

eta bi mila hemezortzigarrena urteen bitarteko inbertsioak konparatzen ditu aldirikoetan zenbat inbertsio egin dira tarte horretan hogeita hamar urteko tarte horretan hiru mila seiehun milioi eta abiadura handiko trenean

ia hogei aldiz gehiago alegia ia hogei aldiz bidaiari gehiago eraman dituzten aldirikoetan azken hogeita hamar urteetan inbertitu da ia hogei aldiz gutxiago abiadura handiko trenean baino

en los criterios de movilidad hain zuzen ere esaldiaren azken zatian zentratu gara proposamen hau hona ekarriz alegia mugikortasun irizpideetan eta esan bezala abiadura handiko trena ez dugu ezta aipatu ere egin gaur hemen bozkatuko den legez besteko proposamenean

hain zuzen ere proposamenak ahalik eta babes zabalena izatea madrilen duela apenas bi egun beste batzuk egin ez duten bezala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

bai arratsalde on mila esker bueno egia esateko fernandez de betoño jaunaren

ados gaude eta zentzu berean arituko naiz lehenik eta behin

políticos en distintas instituciones hemendik gure esker ona plataformari egindako lan guztiagatik eta espero dugu ere fruituak lehenbailehen ikustea

media hora menos historikoki lerro edo linea honetan inbertsio gutxi egin da oraindik daude elektrifikatu gabe zenbait tramo langile gehiago behar dira eta

arazo eta hainbat arazo tekniko eta horrek sortarazten duena edo

karrantzan eta kantabriako bailaretan bizi diren biztanleek benetako ginkanak egin behar dituzte

que clama al cielo eta berdina esaten dugu eta kritika eta autokritika hori

nola estatuko aurrekontuetan trenbiderako bideratzen dena ia

ezaugarri egokiz hornitzeko neurriak hartu behar direla lehenbailehen

erabiltzaileak karrantza kantabriako bailaretan eta bizkaian eta kantabrian azken finean erabiltzaileek zerbitzu hobea izan

eskatzen ditugu baita ere infraestrukturetan maiztasunetan maiztasunak hobetzea informazioa hobetzea langileen kopurua hobetzea eta noski elektrifikatze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

eskerrik asko larrea andrea zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz talde mistoa ez dago euskal sozialistak san josé andrea zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea lehendakari jauna sailburuak legebiltzarkideok eguerdi on guztioi

eskerrik asko legebiltzarburu andrea lehendakari sailburu legebiltzarkideok eguerdi on danori bueno eh bildu eta elkarrekin podemosek aurkeztutako legez besteko proposamen bateko

baina eztabaidagai esaten dut baina ez dakit egokiena dan hori esatea eta oraintxe azalduko dot zergatik azaldu da baina barriro

orain dela hile eta erdi gitxi gorabehera bizkaiko batzar nagusietan euzko alderdi jeltzaleak

eh bilduk eta elkarrekin podemosek sinatutako akordio bat ekarri dozue gaurkoan hona

sinatute guri kanpo itxite bertan denon artean sinatu gindun akordio bat zuk esan dozun moduen

prest egon gara baina bion artean egitea erabaki dozue guk kanpo ixteko

e ez da lehenengo aldie beste instituziño batzuetan denon artean lortutako akordio bat hona ekarten dozuela zuena ixingo bazan moduen baina

behintzat gure estiloa ez da segundutxo bat itzulpen sistemak ez du funtzionatzen barkatu

santander eta bilbo lotuten dauzen trenbidea garrantzitsua da esatea estatuaren eskumena dela eta aspalditik dau gabezia nabarmenakaz eta egoera txar hori pandemiagaz esan dan moduen areagotu egin da

egoerara bueltatu garela trenen maiztasunari dagokionez behintzat baina bilbo eta santander arteko trenbideak dekozen akatsak bizkaiko karrantza udalerria moduko landa herri batzuentzat

zerbitzua ez da bape ona hori azaldu da eta interes orokorreko helburuaren kontrako norabidean doa hau da besteak beste landa biztanleriaren hustuketa ekiditzearen helburuaren kontra horrela adierazi

madrileko kongresuan raquel sánchez ministroari irailaren bukaeran egindako

eta egoeraz jabetzeko adibide moduen ipini zauen gaur egun karrantza eta bilbo arteko ibilbideak mila bederatziehun eta hamarean eukon iraupen bardine dekola eta hori benetan guretzako be ere onartezine da

oso txarra da geltokiek trenbide pasaguneetako barrerak eta abar egoera hau salatuteko aipatu dan moduen plataforma bat sortu zen eta gureak egiten doguz bere aldarrikapenak guk be bai ez zuok bakarrik ze guk be plataforma horregaz batzartute

gure ustez trenbide honek etorkizune deko eta zalantza barik herrien etorkizuna berari lotuta dago neurri handi batean

trenbide honen eskumena beste trenbide batzukaz batera madrileko gobernuek deko eta gaurkoan be

gobernuari aldi berean eta bien bitartean eskumena eskualdatu bitartean

bai zerbitzuaren maiztasunari dagokionez eta baita azpiegiturak berak behar dituen hobekuntzen inguruan

baina zuk zeuk aipatu duzuzen gai eta akats guztiak konponduta proposatzen da legez besteko

eta bien bitartean bizkaiko batzar nagusietan denon artean adostu dugun testu bat

niri oso ondo irudituten jata hona etorri eta aprobetxatu ahtaren inguruko zuen mezue

tribuna honetara ekarteko aprobetxatuta edozein momentu baina hori be eta hemen daukagu laburpen bat egingo dot

esan dot honi buruzko lege proposamen bat aurkeztu dugu

hirugarrena madrileko kongresuko osoko bilkuran honen inguruko interpelazinoa

eta guzti honen aurretik egon diren beste batzar pilo bat

ekarteak azaldu dudan guztiagatik baina zelan ez alde bozkatuko dugu guk be sinatu ahalko genuen testu bat halako bizkaiko batzar nagusietan

eta argi gelditu den moduan euzko alderdi jeltzaleak guk be sinatutako akordio hori betetzearen alde lanean gagozela madrilen

eskerrik asko ipiñazar andrea erantzunen txandara pasatuz

eztabaida hau alderdi popularrak bere zuzenketan osoko zuzenketan

hori batetik eta bestetik haserrea agertzen zaigu eskerrak denok bozkatuko dugula alde haserrea agertzen zaizkigu eta eajko ordezkariak legez besteko bat ekarri dugulako podemosek eta bilduk beraiekin kontatu gabe igual historia osoa kontatzen badugu tren honen inguruan gertatzen ari dena

zeren eta guk arauz besteko proposamen bat sartu genuen batzar nagusietan maiatzean eta zuek handik bi astetara sartu zenuten beste bat

abiadura handiko trena sartuz ze esaten diguzu gu sartzen ari garela abiadura handiko trena zuek sartu duzue eztabaida honetan plataformak aldarrikatzen dituen

eta gero eztabaidatu genuenean erdibidekoa noski

lortu genuen asko kostata abiadura handiko trenaren aipamena kentzea gero ados jar zaitezte ze san josé andreak esan digu elektrifikatuta dagoela aranguren karrantza eta zuk esan diguzu

lortu dituzuela bi milioi identifikatzeko linea bera beraz ados jar zaitezte

madrilen egiten dituzuen proposamenen alde egongo gara interesgarriak iruditzen bazaizkigu eta adibidez santander bilbao linean lortu dituzuen enmienda partzialak

hori bai ez ekarri duela bi urteko barkatu duela bi eguneko legez bestekoa ze

gu hasi ginen urriaren bigarren astean hitz egiten talde guztiekin legez besteko bat batera egiteko más país podemos

eta zuek zer egin zenuten zuen aldetik sartu legez besteko bat hori egin zenuten eta erdibideko zuzenketan zer egin duzue

hona etorri esatera guk ezin dugula abiadura handiko trenaz hitz egin gai honetan irakurri erdibideko zuzenketaren seigarren puntua

eskerrak denok alde bozkatuko dugula eskerrik asko fernandez de betoño jauna martínez

bai bueno lehenengo hitza hartzean esan dudana sí

eskerrik asko larrea andrea euskal sozialistak

denborarik larrea andrearen emendakinen inguruan

zertarako balio du plataformaren hitzak edo aldarrikapenak jasotzea

estatuko aurrekontuari ez dotsazue enmendakin bat be egin

asmoz orduan ez dakit aldarrikapenak jaso bai baina gero aldarrikapen horiek imajinaten dot toketan jan

guk egin duguna bestalde euzko alderdi jeltzaleak egin duena bestalde argi geratu dala uste dot ez dot berriro laburpen hori egingo ikusteko edo erakusteko benetan lan egin behar dan lekuan lanean gauzela eta
bueno ba zelan ez baiezkoa emango dotsagu ekimen honi eskerrik asko ipiñazar andrea

amaitu denez bozketara jarriko dugu eh bildu eta elkarrekin podemos ezker anitza taldeek batera egindako legez besteko proposamenaren jatorrizko testua

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita zortzi eman dugu bozka hirurogeita hiru boto alde bost abstentzio beraz onartuta geratu da